osoko bilkurari hasiera emango diogu jakiñerasten dizuet gai zerrendako bost eta amar putuak erretiratu egin direla eta laber bederatzigarren puntua izangoda ez da baidatukodena bostgarren lekuan amabigarren puntua ez ta baida tuko da laugarrena

gai zerrendako lehenengo puntua galdera miren josune gorospe elezkano euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

guztioi egun on lehendakari bi mila hamabosteko abenduko koiuntura di da batean aldizkariaren laburpena irakurtzen badugu zera

euskal autonomia erkidegoko ekonomia ehuneko hirua hazi zen bi mila hamabosteko hirugarren hiruhilekoan enpleguak erritmo egonkorrean egiten du gora kpiak

energiaz bestelako esportazioek eurotan maila altuenetan jarraitzen dute galderaren zioan aipatzen genituen aurtengo urtarrilean argitaratutako beste bi azterketa alde batetik biztanleriaren

laugarren hiruhilekoan euskadiri dagozkionak eta biztanleria aktiboaren inkestaren epa emaitzak laugarren hiruhilekoak kasu honetan ere

bai euskadiri dagozkionak atzo bertan euskal herriko unibertsitatearen azken lan txostenaren berri izan genuen decía que ayer mismo

como de creación de empleo eta horiek dira eusko jaurlaritzaren lehentasuneko helburuak ekonomiaren susperraldi eta enplegu planean jasota daudenak

argitaratuta dauden lortutako emaitzetan oinarriturik hazkundeari eta bereziki enplegu aukerak sortzeari dagozkionez zein eragin izan dezake euskadik bizi duen

bi mila hamasei ekitaldi honen etorkizun ekonomikoan zure analisiaren eta balorazioaren arabera eskerrik asko aldez aurretik lehendakari
erantzunagatik eskerrik asko gorospe anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on

urteko itxiera aipatuko dut zuk esan bezala hazkunde ekonomikoa espero baino altuagoa izan da eta enpleguaren tendentzia ere positiboa izan da industria eta turismoaren bilakaera nabarmendu behar ditugu batez ere industria da euskal ekonomiaren motorra eta bere hazkundea

izan zen lehengo urtean turismoan ere inoiz lortu diren emaitzarik

hazkunde urtea izan da beraz eta garrantzitsuena enplegua sortu egin da tendentzia sustatu egin da eta datorren urtean ere

kalitatezko enplegu aukerak bultzatzea da gure lehentasuna eta esan beharra dago azkeneko hamabost urtetan ez genuela ezagutu aurreko urtean

enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina etxebizitzako sailburuaren
bi mila hamareko azaroaren hiruko agindu eta dagozkion erregelamenduak egokitzearen inguruan matute jauna zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea egun on guztioi

alokabidek gestionatzen duen parke publikoari aplikatzen zaion bi mila hamareko

inguruan bi urte pasako dira ekimena onetsi zenetik tartean etxebizitza legea onartu egin da eta ez dugu ikusten jaurlaritzaren aldetik

eta legebiltzarrean onetsi zela kontutan izanda jakin nahiko genuke ea jaurlaritzak egokituko dituen behingoz bi mila hamareko azaroaren hiruko

eskerrik asko matute jauna erantzuteko sailburua toña jauna zurea da hitza

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on matute jauna jakingo duzun moduan

legez besteko proposamenean jasotako neurri nagusiak

arduraz martxan jarri ebazan neurri garrantzitsu premiazko eta

parte publikoko etxebizitza alokatzen dabenei eskerrik asko sailburu jauna matute jauna zurea da hitza

a cada cual según sus necesidades eskerrik asko matute jauna toña jauna zurea da hitza

azkenik enplegu eta gizarte politiketako sailak aurten prezioen

hau etxebizitza legera egokitzeko matute jauna badakizu ahal duguna egiten dugula eta ezin duguna beste egun baterako utzi beharko dugu baina egin ahal duguna gure

egiten dugu eskerrik asko toña jauna

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina pobrezia energetikoari buruzko agindu parlamentarioa betetzeari buruz

de forma urgente eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna rojo anderea zurea da hitza

hamabigarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina lehendakariak espainiako gobernu berriaren osaketaz duen
iritziari buruz llanos andrea zurea da hitza gracias señora presidenta buenos días

eskerrik asko llanos anderea lehendakari jauna erantzuteko

eskerrik asko legebiltzarburu anderea señora llanos

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak

bai egun on mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok señor maneiro vamos a ver ahora la foto

hay que disolver esto cuanto antes eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko oregi andrea zurea da hitza

suspenso gobernu honek argi dago ez du gainditu legearen kudeaketan y este gobierno

ser más desolador egoera ezin da momentu honetan larriagoa okerragoa

ni la palabra dada lehendakariak ez du egia esan hori badakigu argi dagoela eta ez dituela bere konpromisoak bete

konpromiso legislatiboak ez betetzea da gobernu honen iniziatibaren

y alevosía argi dago gobernu honen jarrerak bere sinesgarritasuna jartzen duela

anderea erantzuteko jaurlaritzaren izenean erkoreka jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru anderea señora garrido

lehendakariari egina estatus politiko berri bat lortzeari buruz llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko llanos anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eta nire ustez horrela behar du horrela izatea merezi du baina uste dut aldi berean izaten ari diren jarrera politikoak ez datozela bat garaiaren eskaerekin norabide aldaketa erradikala behar da jarrera horietan itunen garaian bizi garelako denon artean eraikitzeko garaian bizi garelako eta gure ustez beharrezkoa da euskadi ukitzen duten gaiak espainiako hurrengo gobernuaren agendan egotea

besteak beste politika industrialak sektore ekonomiko estrategikoa hazteko eta defendatzeko euskadi garraioaren eta konektibitatearen aldetik behar dituen inbertsioak

hezkuntza eta osasuna esaterako eta lehendakaria naizen aldetik berriz diot behar dugula datorren espainiako gobernuak beste norabide bat hartzea euskadirako politikei dagokienez gobernu berriari eskatzen diot lagundu dezala

eguneratzen eta gobernu berriari eskatzen diot errespeta ditzala legebiltzar honek bizikidetza politikaren esparru berriari buruz

hori da lehendakaria naizen heinean eskatzen dudana

ekidin egiten dio aldebiko harreman itunduari eusteari ez daukagu

eta elkarrekiko aitortzak eta aldebikotasunak estatutu ituna blindatzea dakarte eta aitortza eta bermeak dira euskal autogobernuaren etorkizuneko funtsezko elementuetariko bat eta hori da nik defendatzen dudana zuk euskal autogobernuaren etorkizuna konstituzioaren erreformarekin

beto gaitasuna duela diputatuen kongresuan eta senatuan espainiako konstituzioaren edozein aldaketaren aurrean ez egin iruzurrik mesedez

dena den uste osoa dut espainiako konstituzioaren erreformaren eztabaida egiteak

ez duela bermatzen euskal gizartearen nahiak asebeteko direnik

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera xabier isasi balanzategi eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina lehendakaritzako prospekzio soziologikoen kabineteak egin dituen inkestei buruz isasi jauna

legebiltzarreko lehendakari andrea lehendakari jauna sailburu

egun on sare sozialen bitartez

hain justu jaurlaritzaren ardurapean inkesta bat egiten ari zela non jendeari galdetzen zitzaion nolako auzoak baztertuko zituzkeen

urtean egindako ikerketan erabilitako galdesorta erabiltzen ari dela

horiek horrela ondorengo galdera galdetu nahi dizuegu

sinesgarritasuna auzitan dagoela zer irizten dio lehendakari jaunak izaera horretako galderak lehendakaritzarako erabiltzeari

eskerrik asko legebiltzarburu andrea isasi jauna ez daukat batere arazorik gauzak diren bezala esateko eta aitortzeko eta esango dizut

hogei urte aurten momentu hartan egindako inkesta berdina egitea erabaki egin zen bi hamarkada hauetako gizarte eboluzioa aztertu egin ahal izateko eboluzioa aztertzerakoan duela hogei urte egin zena eta orain hogei urte pasatu ondoren galdera berdinak eginez horrelako eboluzio ikerketak egiten direnean oso garrantzitsua da galderak

hau baita bide bakarra gizartearen benetako eboluzioa aztertu egin ahal izateko duela hogei urte izan ziren datuengatik gaur egunean diren datuak edo

urtarrilaren hogeita bostean hasi zen landa lana egiten eta hurrengo egunean hainbat kritika jaso egin ziren gizarte tolerantziaren

galdera horren barruan ziren adierazleetariko batzuk batez ere

kritika jaso ahala kentzea erabaki egin zuen eta jaurlaritzak bi kritika mota jaso egin ditu galdera hau egiteagatik alde batetik gizarte tolerantzia aztertzeagatik eta egia esan galdera mota hau ohikoa da ikerketa soziologikoetan ohikoa da europa maila ohikoa da mundu mailan

urtetik hona diodan bezala mundu mailan europan estatuan eta euskadin egin diren balioen inguruko azterketetan horrelako galderak egiten dira beti beraz mila bederatziehun eta laurogeita hamaseigarrena urtean soziometroak galdera hau

estatuan eta euskadin ere galdera hori bera egin zelako eta bigarren kritika mota bat jaso egin dugu eta izan da galderaren erantzun posible batean borroka terminoa erabiltzeagatik ezker estremismoarekin batera aukera hau bera mila bederatziehun eta laurogeita hamasei urtean erabili egin zen baina

galdera osoa kentzea nahiz eta hogei urte izandako galdetegitik edo galdeketatik

zurea da hitza eskerrik asko
lehendakari andrea egia da orain dela hogei urte jaurlaritzak ikerketa soziologikoan herritarrei

aipatutakoa egia da beste aldetik galdera hori berori soziologia fakultatean

eta pertsonen manipulaziorako tresna alegia mundo mailan eta horrelako gobernuen aldetik batik bat holako galderak erabiltzea

metodologiaren ikuspegitik zuzenak eta egokiak direnik lehendakari jauna

begiratu gabe eta herritar batek salatu ondoren bertan behera uzteak ez du adierazten zuzen jokatu denik

zein nolakoa den hau ez da bigarren mailako auzia

soil bat kasu honetan akatsa bada ere ikerketa soziologikoetan eta demoskopikoetan zorroztasun metodologikoa sinesgarritasuna lortzeko ezinbestekoa da besteetan egiten dutena ez du balio

edo alderdi politikoen ikuspegi alboratuak ez dira bateragarriak oro har ikerketa soziologikoekin kontuan hartuz prospekzio soziologikoak zein diren garrantzitsuak oraingo politikagintzan berraztertu beharko lirateke prospekzio soziologikoen kabineteek egiten duten ikerketak berraztertu beharko lirateke lehendakari jauna

direla hala ere egia da ere behin baino gehiagotan ikerketa soziologikoak alderdiko interesen alde erabiltzen direla

ikuspegi jakinak proiektatzeko aztertu ditugu lehendakaritza saileko soziometroak behin baino gehiagotan eta behin baino gehiagotan zalantzak sorrarazi dizkigu zalantzarik ez daukagu edozein gobernuk

alabaina ikerketa soziologikoek berriz ere esaten dugu

jakinen interesen arabera eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru anderea isasi jauna

ikuspegi alboratuak eta bestetik ere aipatu egin duzu alderdi politikoen interesen arabera egindako galdeketak edo galdetegiak nik uste dut hor

intentzioen epaiketa bat eta ez besterik nik lehenengo erantzunean azaldu egin dizut zein izan zen helburua duela hogei urte egindako galdeketa bera errepikatzea tendentzia ikusi bere momentuan bere testuingurua izango zen gaur egungoa ezberdina da eta zentzu horretan aitortu egin dut kritiken aurrean baina horrek ez du

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

gai zerrendako laugarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

omenaldiei buruz barrio jauna zurea da hitza buenos días gracias presidenta

eskerrik asko barrio jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua interpelazioa
daniel maeztu perez eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina euskadiko energia estrategiaren inguruan

egun on lehendakari jaunari eta sailburuei

gobernua estrategia energetiko berri bat martxan jarri nahi duela berri bat edo

berrikuntza bat egin nahi duela ez dakigu oso ondo zer den benetan nahi duena besteak beste horregatik ere egiten dugu interpelazio hau orain arte bi mila hogei urtera arte indarrean zegoen estrategia energetiko bat aurreko gobernuak onartutako estrategia energetikoa eta orain

urtera arte egin nahi da estrategia berri bat

zergatik indarrean dagoenean estrategia bat orain berri bat egiten den eta bost urteko epea

noren parte hartzearekin egiten ari den estrategia energetiko hori badakigu prozedura bere osotasunean ez dela bukatu baina garrantzitsua da jakitea

adibidez suposatu ahal dugu enpresa batzuekin berba egiten ari dela askotan gobernuak egiten duen bezalaxe iberdrola edo petronor enpresekin gainera ikusita erregai fosilek zer nolako garrantzia duten gobernu honentzako eta estrategia berri honetan ere

suposatzekoa da eurekin kontatu izan dela baina beste eragile batzuekin ere kontatzen ari da adibidez kontsumitzaileekin gaur egungo eredu energetikoaren ondorioak

jasotzen duten kontsumitzaileekin badaude kontsumitzaile elkarteak eta uste dut interesgarria izango zela jakitea

energetikoaren ondorioak zeintzuk diren eta zer aldatu behar den jakitea

parte hartzen ari dira energia berriztagarrien inguruan ere kooperatiba berri batzuk sortu dira komertzializazioan eta ekoizpenean

energia estrategia berri hau egiterako orduan eredu energetiko berri baten aldeko plataforma bat eratuta dago

edo unibertsitatean gai honetaz hainbat aditu daude eta ez nabil soilik orkestraren inguruan

duzuela baina ez nabil soilik erregai fosilen ereduaren lobby lanak egiten duten unibertsitateko taldeekin baizik eta eredu alternatiboak aldarrikatzen duten unibertsitateko

beraz garrantzitsua da jakitea norekin kontatzen ari da edo noren parte hartzearekin kontatzen ari da horrelako estrategia bat egiterako orduan

proiektua edo zirriborroa aztertzeko eta esan behar dugu guretzako ez dagoela berrikuntza askorik

ikusten dugulako estrategia honek onartzen duela gure eredu energetikoaren inguruko eztabaidak beste leku batzuetan hartzea

erabaki garrantzitsuenak beste leku batean hartzen dira eta ez gabiltza soilik

ari baizik eta askotan ere enpresa energetiko batzuen despatxoetan hartzen direlako hainbat erabaki eta estrategia honek

zalantzan jartzen are gehiago bigarren ondorio bat atera dugu irakurtzerakoan uste dugu gainera estrategia honek

horrekin beste leku batzuetan hartzen diren erabaki horiek ez dituela zalantzan jartzen eta partekatzen dituela eta guretzako horrek

ditu alde batetik argi uzten duelako estrategia honek eta horrela onartzen duela energia berriztagarrien kontsumoa eta ekoizpenaren arloan ez dugula beteko

helburuak eta hori onartzen da horrela estrategia horretan guretzako larria da hori horrela onartzea eta zeharka ere beste bi

apustu irmo bat ez egitearekin eta da

ondorio latzak eta herritarrentzako ere ondorio latzak ekartzen duela gaur egun indarrean dagoen eredu berdinarekin jarraitzea energia berriztagarrien arloan esan dugu guretzako ondorioak nabarmentzen direla estrategia honetan laburbilduta argi geratzen da europak ezarritako bi mila hogei urterako energi kontsumo osoaren

hori ez dugula beteko baina ez bi mila hogeian bi mila hogeita bostean ere ez prentsan

helburu hori lortzea ehuneko hogeiko helburu hori lortzea baina estrategia irakurrita ikusten dut zuen helburua

urterako ehuneko hamaseikoa dela energia kontsumo osoaren ehuneko hamaseia soilik jatorri berriztagarria edukitzea berriro esaten dut bi mila hogeian ehuneko hogeikoa izan behar zen eta zuek zuen estrategian

izango da zer esanik ez hartzen baldin badugu argindarraren edo argindar ekoizpenaren datua bi mila hogeita bostean

ekoiztutako argindarraren ehuneko hamaika soilik izango da berriztagarria zuen estrategiaren arabera alegia ehuneko laurogeita bederatzia erregai

benetan harrituta geratzeko modukoa

dauka onartzen duzue ez dugula beteko klima aldaketaren arloan hartu behar diren neurriak

baina karbono gabeko ekonomia batera joan behar garela esaten oi dute adituek pentsatzen duzue karbono gabeko ekonomia batera goazela

ekoizpenaren soilik ehuneko hamaika izango denean berriztagarria nik uste dut ezinezkoa dela

ez dugulako aldarrikatzen eredu energetiko propio bat

arlo honetan eta honek energia berriztagarrien arloan esan dudan bezalaxe baina beste batzuk zoritxarrez azken asteotan ikusi dugu

estatu espainolean ezartzen den eredu energetikoa onartzea hemen ere

zer nolako peajeak sare argindarren sareak sarbidea edukitzeagatik

gure enpresak gure industriak eta ikusi egoera zein den

erkidegoan hiru zentral baina lau talde kantabrian errioxan errioxan bat dago kantabrian ez dago eta gaztela leonen ez dago ziklo konbinaturik

ordaintzen dute gaztela leonen edo kantabrian edo errioxan ordaintzen diren peaje baino ehuneko hirurogeita hamabost gehiago hori behintzat datu hori zuen datua zen erreforma elektrikoa baino lehen lau zentral termiko hemen ditugu baina elektrizitatea gure enpresentzako garestiagoa da

eredu hori ustelduta dago konponbidea ez da madrilera joatea eta esatea peajeak murriztu behar direla

erreforma elektrikoaren alde bozkatu eta horren truke esatea peajeak gutxituko zirela ez

hemen ekoizten den energia ahalik eta hurbilen ere kontsumitzea eta merkeagoa izatea baina noski onartzen baldin badugu hartu behar direla erabakiak eta eredu zentralizatu bat

etortzen dira hona ere bigarren txandan behin zure erantzuna entzunda aukera edukiko dugu beste ondorio batzuen inguruan berba egiteko adibidez herritar xumeentzako ere eredu horrek dakartzan

eskerrik asko presidente andrea sailburu eta legebiltzarkideok

badakizu eta nik uste dut legebiltzarkide guztiak dakizuela euskadiko energia estrategiak antolatzen duela

eta epe luzera egiten dela hamar urteko epean egiten dela beraz egunean dagoen estrategia gaur egun hiru e hogei hogei bezala ezagutzen dena hogei urterako zegoen indarrean

eraginkortasunaren alorrean energia berriztagarrien aprobetxamendua hornidura energetikoaren bermea eta lehiakortasuna mantentzea eta garapen teknologikoa

lan ildoak sustatzea beraz zentzu horretan oraindik

lerrokatuta daude europatik datorren legediarekin beraiek markatzen dituzten helburuekin eta abar hala ere beste batzuetan aipatu dudan bezala eta

berriztatzen ari gara eta nolabait egoera sozioekonomiko berria sektoreen ikuspuntua

aipatu den guztia eta nolabait ere garapen teknologikoak eman dituen aurrerapenekin ba guzti hori berriztatzen galdetzen didazu zergatik

legebiltzar honetako industria batzordeak horrela aipatu zigulako horrela agindu zigulako beraz batzuetan esaten duzue ez dugula egiten legebiltzarrak aipatzen duena eta orain galdetzen didazu zergatik egiten dugun

berrikusketa egitea gomendatu zuen hainbat eta hainbat azterketa eginez esparru juridikokoak ekonomikokoak aurrekontuenak eta

diferente bat martxan jartzeko baita ere gomendatu zigun beraz hortik bi mila hogeita bost estrategia markatzea

hamalaugarrena urtean hasi behar baldin bagenuen hamar urtekoa

eta proposatzen diren helburuak ez ditut zehaztuko zeren zuk zeuk aipatu duzun bezala momentu honetan

beraz urtebetean zehar preparatzen egon ondoren jendaurrean dago eta fase horretan noski azterketa guztiak eta iradokizun guztiak aztertuko dira eta erabakiko da zein onetsi eta zein ez eragile diferenteekin aritu gara beti ematen den bezala eta noski

zeren orain hemen gaude guzti guztiak hartuko ditugu kontutan eta seguru nago batzuk hartuko direla eta sartuko direla estrategian eta beste batzuk

ondo justifikatuta aipatuko dira baita ere ezezkoan beraz ez dugu utziko batzuei bai eta beste besteei ez guztiak izango ditugu kontutan

aipatzen zenidanean ziklo konbinatuak eta ziklo konbinatuak eragiten dutela nolabaiteko gure enpresen peajeak zeren ez dakit hori esan nahi zendun baino hori adierazten duzu nolabait eta hori ez da horrela eta argitu nahi dut gure peajeak

momentu honetan gure sarea desberdina delako desberdina delako beste estatukoekin konparatuta eta

eta beraz peaje desberdina aplikatu zaizkio eta guk

sare elektrikoa ez da irla bat une honetan nahiz eta ados nago esan duzunarekin

sustatu energia bultzatu energia eta bertan kontsumitu hobe horretan ados nago baina kasu honetan nola hain energia gutxi produzitzen den euskadin lotuta gaude bai estatu frantziarrekin eta bai espainiarekin eta ez gara irla bat eta kasualitatez gure herrian gure sarea desberdina da eta esaten genuena zen gure biztanleria

lan egin genuela baina ez dauka zerikusirik ez energia berriztagarriekin

euskadin eta hori ez da ona ez txarra diferente bakarrik eta horregatik kontsideratzen dugu enpresa bat

beste gauza bat aipatu duzu energia berriztagarriak ehuneko hamaika izanik beste guztiak fosila direla eta hori ere ez da egia

tapia anderea zurea da hitza eskerrik asko presidente

gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera natalia rojo solana euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak

autokontsumoaren gaineko errege dekretuari buruz rojo anderea zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea rojo anderea zuzenean galderari eta galderari zehazki erantzuteko ezezkoa da gai honetako bakarrik

ez dugu bilerarik egin ez iberdrolarekin edo horrelako enpresa handiekin ez ezta fotoboltaika sustatzen duten enpresekin horretarako bakarrik ez horrek ez du esan nahi ez dugula jakiten

egonda hala ere guk zer egin dugu guk jarraitu dugu nolabait

jakinda gure esparruan autokontsumoaren inguruan guk zer egingo genuke eta nola sustatuko genuke jakinik hemen

arduraz hartu zen erabakia eta nahi duguna da sustatu

eta produkzio elektriko banatuarekin nola landu eta sustatu arau eta esparru propio bat hemen euskadin horretan aritu gara jartzen baldin bagara hizketan bakarrik interesa dutenekin ez dugu bukatuko

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

eskerrik asko eskerrik asko tapia anderea gai zerrendako hamabosgarren puntua interpelazioa

osasun garraioan lan baldintza duinak eta hitzarmen autonomikoa bideratzeari buruz

egun on denoi toña jauna egun on zuregana jotzea erabaki dugu dagoeneko ez dakigulako zer gehiago egin dezakegun ikusita osasun sailaren jarrera

zer egiten ez denari osasun saila anbulantzien sektorean

batetik orain daukazun ardura izan aurretik bitartekari lanak egiten ari zinelako ez baldin bagaude oker eta

izan zenuen bizkaiko lan hitzarmena sinatzea beraz pentsatzen dugu sektorea ondo ezagutzen duzula eta gainera bizkaiko hitzarmena sinatzeaz gain hitzarmen horretan ere jasoa dago eaeko hitzarmena sustatzea eta ahalbidetzea

orain enplegu sailburua zarelako eta ulertzen dugulako zure

etxe honetan bertan onartutako proposamena

bilakatzea gainera zure gobernu honi sostengatzen dion taldeak ere babesten duelako eta onartu duelako

ezagutzen duzula zein egoeratan aurkitzen den osasun garraioaren sektorea prekarietatean oso desrregularizatua hainbat hitzarmen

berean lan baldintza kaskarrak praktiketako

kontratuetan gehiegikeriak lanerako bitarteko gutxi eskasak

gehitzen diogu osasun sailak zerbitzu hori eskaintzeko zer nolako kontratuak eta esleipenak bultzatzen dituen

maila daukan eta eskaintza teknikoak zein baina gaurkoan ez naiz sartuko esleipen eta kontratazio alorrean hori beste baterako

utziko dugu gaurkoan gehiago kokatu nahiko nuke lan hitzarmenaren alorrean

langileen lan baldintza duinek zerbitzuaren kalitatean eragina daukatela eta langile horiek

egokiak behar dituztela beraien lana garatu ahal izateko egoera guzti horri gehitu behar diogu ere araban bertan gertatzen ari dena araban

zerbitzua bi mila hamalauko otsailetik greban dago

beren gutxieneko hau da minimoak ehuneko ehuna dira beraz inork ez da beraietaz gogoratzen

izateko osasun eta kontsumo batzordean sektoreko eragileak sektoreko ordezkari sozialak eta

beraiek etxe honetan utzitako informazioa hainbat txosten eta baita

genitzake eta elkartrukatu genitzake ikusteko benetan egoera larria dela beraz toña jauna ulertuko duzu hainbat proposamen

ditugunean eta ikusi dugunean ez dutela aurrera egiten nahiz eta onartzen diren ba etsipen puntu bat badaukagula etsipen puntu bat

egoera honi konponbide bat emateko ulertzen dugulako arlo hau funtsezkoa dela osasun arloan larrialdietako egoerak kudeatzen dira

zerbitzua ematen da eta beraz iruditzen zaigu oso sektore

zentzu horretan eh bilduren ekimenez euzko abertzaleak eta euskal sozialisten bozkekin bi mila hamalauko apirilak zazpian besteak beste

ondorengoa onartu zen osasun eta kontsumo batzordean euskal gizartearen kalitatezko osasun arretarako eta babeserako eskubidea bermatzeko

osasun sailari zentzu horretan hitzarmen autonomikoa sustatu

neurriak aktibatuz eta halaber aipaturiko hitzarmena indarrean sartzen den bitartean osasun garraioaren sektoreko langileen lan baldintza duinak

ezarri ditzala lehen urrats gisa lan erreforma

ultraaktibitatea indarrean mantentzeko hori zen eta hori da etxe honek onartuta daukala baina

eta gainera ez du itxurarik ere aurrera egingo duenik nahiz eta

mahaia osatua dagoen badakigu baina orain arte ikusi dena ez da oso itxaropentsua badakigu aste honetan mahai hori deitua zegoela badakigu otsailak hamazazpira atzeratu dela

elkartu direla bai patronalarekin eta bai ordezkaritza sozialarekin beraz hori guztia jakinda gaurkoan beste zerbait entzun nahi dugu bai ez dugu nahi hori berriro entzutea gaurkoan jakin nahiko genuke ea zein ekimen

edo eta hartuko duzue egoerari konponbide definitiboa emateko entzun nahiko genuke

zein norabideetan zein baldintzetan ikusten duzuen hitzarmen autonomikoa errealitate bilakatzea entzun nahiko genuke sektorea duintzeko

hitz politetatik haratago ze ekimen zein neurri ze egitasmo dituen

zein ekimen hartu du edo hartuko duzue enplegu eta gizarte politiketako sailetik

berandu baino lehen osasun garraioan hitzarmen autonomikoa izan dezagun eta sektoreko langileen lan baldintza duinak

eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea erantzuteko

mahaiburu andrea legebiltzarkideok egun on berriro galdetzen

hitzarmen kolektiboen negoziazioan eta

hitzarmen kolektiboari buruz ari garela horrela langileen estatutuan laurogeita bi artikuluan datorren bezala hitzarmen kolektiboak

negoziazioetan hartutako erabakiak dira askatasunez lortutako akordioak euren autonomi kolektiboari jarraiki

langileen eta enpresen ordezkariak sinatzen dituztela ez nik neuk sailburu bezala ezta beste sailburuek ere ez guk ez dugu firmatzen hitzarmen kolektiborik eta hau ezin digu firmatu ere bultzatu bai ekimen

egiten ari gara eta jarraituko dugu egiten

gure zuzendariak gure sailburuordeak gainean dagoz

negoziazioen azken emaitza akordioa lortu ala ez

borondatearen fruitua da egia da borondatearen osaketa honetan batez ere hitzarmenak jasotzen duten alderdien adostasunean

non hirugarren pertsona bat oso garrantzitsu bihurtzen den batzuetan beharrezkoa ni izan nintzan bezala gatazka honetan

gobernu honek alde biak akordio lortzeko eszenario egokiena bilatzen saiatu da beti dicho esto

lehenik eta behin eskertu emandako erantzuna baina
eskertzen dizudan bezala ere esan aipatu duzu zure txanda hasi duzunean

gaur izan da zuregana natorrela gai honekin eta egia esan

nuen orain arte osasun saileko arduradunak eman didaten erantzun berbera entzun dut eta egia esan beste gauza bat espero nuen berriro ere baloiak kanpora berriro ere ardurak beste batzuen teilatuetan eta ardura ez dela zuena baizik eta langileen eta enpresen arteko kontu bat

sinatzen eta ez da gure asmoa ere langileen eta enpresen arteko harremanetan sartzea baina toña jauna patronala zuek zarete

zuena da gobernu honena da soilik gobernu honek egiten duena da soilik ez egiten duena da zerbitzu hori eskaintzeko esleipen bat egiten du eta enpresa bat kontratatzen du

gobernuak asko duela egiteko eta asko eragin dezakeela zeren noren eskuetan dago gobernu honengan pasatzen dena da gobernu honek

zerbitzua behar den bezala eskaintzea zerbitzu horretan

behar diren bitarteko guztiak langileen lan baldintzak duinak direla baliabide guztiak dituztela ardura gobernuarena da eta gezurra da

nahiko aspertua nago entzuten ikuskaritza dagoela jarraipena dagoela

bai bai esaten duzu egiten direla baina badakigu ikuskapenak jarraipena

eta hemen egiten dena da behin kontratazioa ematen denean ez da behar den bezala ez dago jarraipenik

ez dago ez dago eta sektorea benetan egoera penagarrian dago eta kalitatea askotan bermatzen da

eta ez gobernu honek ahalbidetzen dituen baliabideei esker eta bada garaia benetan gobernu honek errespontsabilitatez

eta zezenari adarretatik eusteko eta hor zuek kontratazioekin hor aldatu behar da esleipenetan aldatu behar da finantziazioa aldatu behar da eta ez soilik bakarrik lagundu

laguntzarekin ez da nahikoa ez behintzat orain arte eman den laguntzarekin

mahai hori urtebete eta erdiko atzerapenarekin hastea iruditzen zait hor beste jarrera proaktiboago batekin jokatu izan balu gobernuak gauzak beste modu batera egongo lirateke momentu honetan

zuek bideratzen duzue eta kontratazioak nola egiten diren

baldintza teknikorekin zer eskaintza ekonomikorekin

ezartzen dituzue irizpide guztiak beraz hor lan handia dago egiteko eta hori gobernuaren lana da eta ez enpresen eta langileen arteko lana beraz espero dut oraingo bigarren txanda honetan beste erantzun bat emango didazula

pentsatzen hasi beharko gara beste neurri batzuetan gobernu honekiko sektore honetan

eskerrik asko mahaiburu andrea egia da esan duzuna lehenengoz zatozela nirekin gai honekin

lehenengo eta behin bilerak nola joan diren eta gobernuak zein funtzio jokatu duen azalduko zeren horren erantzunaren bila ere uste dut zatozela

negoziatzailea hasteko gero komisio negoziatzaile

bertan euskadiko osasun garraioko elkarteak

emandako erantzuna lehenengo bileran entregatu zuena

negoziazioetan lehenengo plataforma bat gero beste erantzuna eta hor hasten dira tira aflojak hurrengo bilera

ostegunean izango zela ez dakit zuk esan duzun atzeratu dela baina nik informazio hori neukan eta aurreko biak bezala bilboko lan harreman kontseiluaren egoitzan

denean jendeak badaki doazela akordioaren

gero ez da lortzen beti akordioa baina tokiak zerbait nahi esan du enpresario eta sindikatuen artean por parte del gobierno y

guztia parte bien akordioa lortzeko eta kalitatezko zerbitzuak ematen jarraitzeko eskerrik asko toña jauna

enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina lan istripuei aurre egiteko hartu diren neurriei buruz itxaso jauna zurea da hitza

eskerrik asko itxaso jauna erantzuteko toña jauna zurea da hitza mahaiburu andrea
sailburuak legebiltzarkideok egun on berriro

bi mila hamabostean izan ditugun lan istripuen inguruko datu nagusienak eman

eskerrik asko toña jauna

eh bildu taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina kontratazio publikoetan lan baldintza duinak bermatzeko proposamenei buruz

egun on edo eguerdi on langabezia tasa jasanezinarekin batera lanaren egiturazko prekarizazioa norbanakoen

prekarizazioaren gaitza arlo guztietan hedatuta dago eta arlo publikoan ere nabaria da bere eragina zuzenean edo zeharka

sindikatuak bereziki sarri sarritan salatzen dute egunero egunero

eta egoera larriagoak ere gertatzen direla kontratazio publikoetan esleitutako enpresetan ez dugu zalantzarik bestalde hilabete luzeak daramazkigu

eztabaidarekin helburua besteak beste zuk aipatutakoa saihestea eta lan hitzarmen eta lan baldintza duinak bermatzea kontratazio publikoetan

adostu duena kontutan hartzen baldin badugu egoera bidegabe horiek mantenduko dira aurrerantzean ere ahalbideratzea usten duelako

lan baldintza duinak bermatzeko zer egingo du

mahaiburu andrea sailburua legebiltzarkideok egun on belén arrondo andrea

legegintzako ekimenari buruz gizarte klausula kontratazio publikoan sartzeaz

aste honetan bertan zuk dakizun ondo bezela herritarren legegintzako ekimena gizarte klausulak kontratazio publikoan sartzeaz

txostengileak testu bat onartu dau komisiora bidaltzeko eta horren ostean legebiltzarreko osoko bilerara bidaltzeko beraz

eta prozeduraz eta kamara honek dituen eskumenekin errespetu osoz jokatu

eskerrik asko toña jauna arrondo andrea zurea da hitza

sailburuari egindako galdera eta nik uste dut batak eta besteak uztargarriak ezinbestekoan direla zu zeuk ere

beraz onartzen duzu gaur egun kontratazio publikoetan ez direla bermatzen lan baldintza duinak onartzen duzu gaur egun gertatzen dela ordu bakoitzagatik bost euroko soldata ordaintzea hogeita bi ordu jarraian lan egitea

gaur egun lizitazio prezioak jaisten ari dira eraikuntzan bereziki

inolako zalantzarik gabe eta gainera enpresa batzuei zailtasunak gainditzen zaie ipintzen zaie hemengo lan hitzarmenak ere betetzeko eta zergatik sailburuak ez du ezer egiten zergatik jaurlaritzak ez du ezer egiten lizitazioen prezioak jaistea

bestela ez dut ulertzen merkeago ateratzen zaiolako araba bizkaia gipuzkoa eta nafarroako lan hitzarmenak aplikatzea

dakarrelako azken batean ez dagoelako prest

eta lan baldintza duinak bermatzeko zen bestela

baina gero ez baldin bada ezer egiten hori konpontzeko ahalmena dagoenean eta gobernu batean

esaten ari naizena zer egiteko prest dagoen kamara honek bere bidea egingo du

positiboa ez seguru aski elako ekimena aipatu duzu

kalean egon dira aldarrikatzen eta eskatzen legebiltzar honi baiezkoa ematea herri ekimen legegileari ez dakit zure aldeko jarrera izango duen
bestela eskerrik asko arrondo andrea toña jauna zurea da hitza

eskerrik asko sailburuari galdera gobernuari galdera

gobernuaren erantzuna legebiltzarreko eztabaidan aurkeztuko den ekimenak jatorrizko ekimenak bezala oinarrizko bi birtualitate ditu batetik hitzarmen kolektibo baten aplikazio garantizatzen du kontratazio publikoaren esparruan

badakizu non eta erregulazio laborala betetzen ez bada eta bestetik

de aplicación cuando hay contratas eta amaitzeko esan behar dut eusko jaurlaritzak enplegu eta gizarte politika sailaren bitartez aginpide laboral bezala legebiltzar honek onartzen duten legea ezarriko dutela ilp

eman zen bultzadari buruz sindikatu batek egindako proposamena bide batez aprobetxatuz eskerrik asko toña jauna

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina irakasle bat gasteizko ikasle batzuei abusuak egiteagatik

eskerrik asko oyarzabal jauna erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

legebiltzarkideok oyarzabal jauna egun on mire señor

bere bertsioa defenditu zuen hezkuntza ordezkariak bere agerraldian egin zuen legez haien bertsioak entzuteko deitu zenieten eta hori da hain zuzen egin zutena norberak bere bertsioa defenditu zuen eta biei errespetu handiena

esango dizuet ez dagokit niri egia nork esaten duen edo nork ez erabakitzea are gehiago ez naiz ni izango gai honekin

eta inoiz gertatu behar ez zen polemika sustatzen jarraituko duena

fiskal buruak bere hitzaldian egindako hainbat hausnarketekin gelditzea nik guztiz partekatzen ditudanak eta orain zuekin konpartitu nahi nituzkeenak

esan dudanez guztiz bat nator alderdi horiekin eta horiek dira

nahi izan ditudanak diskrezioa zorrotz aritzea begirunea eta funtsezko eskubideen babesa

egon behar izatea ere hori da hain zuzen ere gobernu hau lantzen ari dena

eskerrik asko uriarte anderea oyarzabal jauna zurea da hitza

oyarzabal jauna lehengo txandan esan dizut eta ez dizut eta ez dut errepikatuko eta gainera orain erabili duzun argumentazio guzti hori

horretaz eztabaidatu da guztia eta berriz ez dut errepikatuko bakarrik ziurtatzen dizut gobernuak asko ikasi duela sortutako gai honen inguruan edo gai honekin baina tamalez behin eta berriz

helburu bakar batekin ahalik eta etekin politiko handiena lortzea

edozein kasutan zure galderari erantzungo diot arabako ordezkariarekin zer egingo dudan jakin nahi duzu

lanean jarraitzeko asmoa dudala esango dizut euskal hezkuntza sistemaren kalitatea egunez egun hobetzen jarraitzeko

behar diren koordinazio neurriak ezartzen ildoan jarraituko dugu lanean

eh bildu taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina donostia bi mila hamaseiko inaugurazio ekitaldiaren izaeraren inguruan

eguerdi on donostia bi mila hamaseiren elkarbizitzaren zubia inaugurazio ekitaldiak kezka eta zalaparta eragin zituen gizartean hainbat eta hainbat herritar hotz utzita

digu are gehiago patronatuko kideen artean entzundako

ez zen gainera talde teknikoak hartutako erabakia izan fundazioak baizik

jaurlaritza eta espainiako kultura ministerioak metodo digital aurreratuenak erabiliz

korrika eta presaka inaugurazioan zerbait handia egin zedin

galdu bat egitasmoaren helburuez etengabeak izan behar direnak

laurogeita zortzi ekitaldiren bitartez egindakoa baina jo puntua zubiko ekitaldian jarri zuena hain zuzen eaj eta udal gobernua izan ziren

inaugurazio eredu zehatz baten alde egin duzue espektatibak sortuz eta hasiera oso ikusgarria iragarriz eta ondorioz azaldu beharko duzue aurrikusitako helburuetara iritsi ez den ekitaldian egindako inbertsioa ere hogeita bi mila mila euro minutukoa hain zuzen

eta hor ez gara sartuko baina agerikoa da herritar ugarik ez zutela ezer ikusi eta ezer entzun hala ere

herritarrek eta langileek egindako lana baina garbi izan izaguirreren legealdian gertatu ez bezala gu ez gara egitasmoa oztopatzera eta suntsitzera joango

lotutako balioak bidean gal ez daitezen nolanahi ere hasierak lezio bateman digu

ez ahaztekoa bestalde ezin daiteke nahastu partaidetza eta are gutxiago herri partaidetza ikusle kopuruarekin ez da gauza bera esaterako olatu talkaren eredua eta baita danborradarena ere

baina aktiboki ikusleek barne edota zubikoa

eta eh bildurentzat garrantzitsua dena da ereduaren eta balioen norabidea hau da berdintasuna parte hartze aktiboa elkarbizitza eta prozesua eta sorkuntza ikuskizun pasiboen gainetik eta ildo horretatik asko kezkatzen gaitu zer dagoen zubiko aurkezpenaren atzean gainazaleko xehetasunak barne adibidez victoria eugeniara etiketaz jantzita joateko exijentzia mikrobusen flota antzokitik tabakalerara joateko vipentzako tabakaleraren itxiera terrazarako sarbide oso mugatua

horren atzean hiri eredu oso bat dagoelako hiri ikuspegi bat finean norentzat eta zertarako ari den

hiri eta herri gisa barrutik hobetzeko ala kanpora begirako postala baino ez agian ez dago prozesu parte hartzaile nahikorik agian

unea heldu da zergatik zerk eta nork

prozesu hori aspaldikoa da ikuskizunen ereduaren inguruko tenkatzea eajk galga jartzea erabaki zuen gaixoaren salbatzaile gisa agertzeko

eta horregatik galdera inaugurazio ekitaldirako kontratazio baldintzek ziurtatzen al zuten donostia bi mila hamaseiren jatorrizko balioak betetzea
besterik ez eskerrik asko eskerrik asko breñas anderea erantzuteko uriarte anderea zurea da hitza

presidente anderea breñas anderea ba bai

donostia bi mila hamaseiren jatorrizko balioak betetzea ziurtatzen zuten

beste gauza ezberdin bat da ekitaldia herritarren bihotzetara nahi beste heltzea lortu zuen

baina hori beste kontu bat da egiazki donostia bi mila hamasei kultura hiriburutzaren baloreak beteko beharra erabat jasoa zegoen kontratazio pleguetan adierazleren bidez lehenik narratibaren planteamenduak bere baitan

bigarrenez kontakizunak herritarrarekiko enpatia lortu behar zuen

irizpide guzti horiek bete egin zirela eta donostia bi mila hamaseiren jatorrizko balioak errespetatu egin zirela eskerrik asko
uriarte anderea breñas anderea ez du hitzik hartu behar

jarraitzen dut ekitaldi batek arrakasta handiagoa edo txikiagoa izateak

hauek argi daude hasieratik eta kontutan izan dira ekitaldi guztiak antolatzeko orduan

jatorrizko balioez gain europak jartzen dituen baldintzak ere kontutan izan behar dira

bruselak eskatu bezala eta bruselak eskatzen zuen ere beste ekitaldia ere

beste hiriburutzetan ospatu diren inaugurazio ekitaldien ezaugarri eta baldintza berdinak jarraituz egin da

balioak mantendu eta errespetatu dira europak jarritako baldintzak bete dira lehen esan bezala onartu dezakegu ez garela gai izan itxaropen guztiak betetzeko ekitaldi zehatz honekin

begiratuta balorazio positiboa egin behar dugu batez ere herritarren erakundeen eta elkartearen parte hartzeari dagokionez

iritzi guzti guztiak dira errespetagarriak noski baietz

ezin dena egin da kultura hiriburutza beste interes politiko batzuekin erabil nahi izatea patronatuaren

orduan patronaturen ordezkariak urtarrilaren hogeita lauan prentsaurreko eman genuen

eta guztiz ere patronatuaren inaugurazioen balorazioa bost egunekoa eta ez ekintza bakar batena oso positiboa dela azpimarratu zen eta horrekin geratu behar da

hogeigarren puntua galdera mikel unzalu hermosa euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak

eitbren entzule kopurua hobetzeko hartu behar diren neurriei buruz unzalu jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburu andrea

eguerdi on guztioi bi mila hamabost urtea bukatu eta eitbko zuzendaritzak

legealdiak zehar errepikatzen genizuena berrestu zuelarik etbren audientziak jaisteko joera egoera hau azaltzen duten zergatiak

prentsaurrekoan baina audientziak hobetzeko neurri bakar bat ere ez genuen entzun a nuestra televisión pública se le escaparon

badakit nahiago duzula emaitza ezkorrekin eta audientzia jaitsiera puntualekin gelditzea

gonbidapen bat luzatu nahi dizut gonbidapena etb ikuspuntu orokorrago eta baikorrago batetik begiratzeko hainbat alderdi aipatuko dizkizut

etbk telebista autonomikoen rankingenaren barruan bigarren tokian jarraitzen du ehuneko hamaika koma sei merkatu kuotarekin

izaten jarraitzen du eitb irratiak ia ia ehuneko merkatu kuota du esparru publikoan kasu bakarra eta berezia da bostehun mila entzuleko hesia gaindituz eta azkenik interneteri dagokionez

guneak bi mila hamabostean errekor bat lortu du

bakar datu horietatik guztietatik ondoriozta daitekeenez

eitb egungo errealitatera egokitu da eskerrik asko uriarte andrea unzalu jauna zurea da hitza

hemen gauden guztiok soberan ezagutzen ditugun zailtasun horiek ganbara honetan sarritan eztabaidatzeko aukera izan dugulako

eitbk oreka bat aurkitu duela azpimarratu behar dut egoera ekonomiko berriaren

eta kontua ez da gobernuaren eta eitbko zuzendaritzaren artean egingo dena baizik eta dagoeneko egiten ari garena iraunkorra ez zen

zerbitzu publikoaren beste eredu baterantz urratsak ematen ari da kostu txikiagoa eta eraginkortasun handiagokoa eredu horrek hiru ardatz ditu oinarri

editorialarekin eta hirugarrenik gure ikus entzunezko sektorea garatzen laguntzea produktu berriak ekoitziz erreferentziazko markak sortuz eta beharrezkoa den harremana eta konpromisoa sendotuz

eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako hogeitabatgarren puntua interpelazioa blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina ehun hepatitisaren aurka bi mila hamabostean eman diren tratamenduei buruz

legebiltzarkideok sailburu jauna

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok roncal andrea eguerdi on guztioi

hasiko naiz osasun sailaren asmoa eta beraz gobernuaren asmoa afektatuen gaixotasunaz arduratzea da beste edozein

y de equidad azpimarratu nahiko nuke euskadin orain ere beti bezala gaixo guztiak tratatzen ari direla pausoz pauso eta jakina irizpide mediku eta ekitatezkoak oinarri hartuta beti ere

beraz estrategia honek bat egungo egoeraren benetako dimentsioa zein den zehaztu bi prebentzio neurriak bultzatu transmisioa saihesteko hiru ekintza planari ekin eta lau komunikazioa hauspotu

helburu giza jarritako kopuruaren bi heren tratatu ziren hamabi hilabeteetan beti ere larrien daude pazienteak leheneratuz

batzuk nahiko luketen bezala baizik eta osasun sistema berrantolatzeko aukera

eskerrik asko darpón jauna roncal andrea zurea da hitza